galdera luke uribe etxebarria apalategi euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina turismoari buruz

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi garapen ekonomiko eta lehiakortasun

nator eta galdera turismo sektoreari buruz izango da galdera

laburra da baino nik uste dut oso interesgarria izango da sailburuak
emango digun erantzuna isiltasuna mesedez eskainiko digun azalpenak

datuak orain dela hiru aste sailburu andrea prentsaurreko batetan komentatu zenuen euskadin turismoaren sektoreak izan duen bilakaera bi mila zortzitik

urtearen bitartean eta komentatu zenuen turismo sektorea euskadiren ekonomian konsolidatu egin den sektore bat izan dela nere galdera zera da zertan

baieztapen hori eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

euskadiko turismo sektorea egoera onean dago eta eusko jaurlaritzak

bi mila hogeiko plan estrategikoan oinarrituta euskadiko turismoa goraka doan sektorea da nahiz eta krisialdian egon azken hauetan sektorea egonkortzen ari da eta barne produktu gordinari egiten dion emaria handia da handitzen doa eta ez hori bakarrik langile kopurua ere gorantz doa

un dato muy relevante para nuestra economía euskadiri eta euskadiko turismoaren industriari buruzko datuen monitorizazioa gainera egiten ari gara hobetzen ari gara datuak kudeaketa eta segimendua eta

ikusten dugu gorantz doala horretan esan behar da etortzen diren bisitarietatik hamaretik bederatzik

bisitatzeko beste lagunei edo beste pertsonei eta poztasun maila bikaina dela hori dela eta bide horretatik jarraitzeko asmoa du jaurlaritzak eta jarraituko dugu
gelditzen diren gure kudeaketaren urte hauetan eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kutxabank

matute jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

izan dugu komunikabideen bitartez mikel cabiecesi justifikatu gabeko

horren ondorioz justiziak hiru pertsona inputatu ditu dagoeneko kontuan izanik kutxabank eta bere zuzendaritza organoak instituzio alderdi politiko sindikatu eta entitate sozialez osatuak direla eta zure alderdiak eajk

zein da lehendakariaren iritzia kutxabanken emandako ustezko gero eta

irregulartasun hauen inguruan eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on guztioi matute jauna hasteko eta behin

bi mila hamaikako azaroaren hogeian alderdi popularrak gehiengo osoz irabazi zituen estatuan hauteskunde orokorrak

eta espainiako gobernuaren autonomia erkidegoko ordezkaria aldatzea ekarri zuen berekin eta horretarako

une hartan bertan alderdi sozialistak eta alderdi popularrak itun bat zeukaten sinatuta euskadin

luzatu zuten orain auzitan dagoen proposamena

argi eta garbi esan behar dut ez nuela inolako parte hartzerik izan erabaki hartan

dagoeneko zabalik dauden eginbide judizialen emaitzen zen hori da zuhurtziak eta ardurak eskatzen dutena

bai eragindako pertsonen errugabetasun presuntzioa babesteko kutxabankek uneoro

eta bere ustez erakundearentzat egokienak ziren erabakiak hartu ditu kutxabank bera dela barne kontrola hari dena

galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

txandakatzea gertatu ondoren abiarazi beharreko politikei buruz pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta lehendakari

gai zerrendako laugarren puntua galdera arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

a trasladar en madrid muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sus prioridades partidistas muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

fundamental eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

erabaki parlamentarioa betetzearen inguruan maneiro jauna zurea da hitza

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

araba bizkaia eta gipuzkoan espainiako gobernuaren ordezkaria egiten ari den euskararen erabileraren aurkako kanpainari buruz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on autonomia estatutuaren

lehendakariari dagokiola espainiako estatuaren ordezkaritza arrunta araban bizkaian eta gipuzkoan

dagokio jaurlaritzaren goren mailako ordezkaritza eta

zuri dagokizu lehendakari jauna kontua da lehendakariari sortu zaiola lehiakide bat gasteizen bertan lehendakariak

itxuraz espainiako erresumak bere ordezkaria izendatu du arabako bizkaiko

ustez izan ere espainiako gobernuaren ordezkariaren jarduerak lehendakariaren eskumenekin eta eginbeharrekin teilakatzen baitira legebiltzarrak bi mila hamairuko abenduaren hemeretzian egindako osoko bilkuran onetsi zuen eskatzea espainiako gobernuko ordezkariaren kargua desagertzea artean honela

legebiltzarrak irmotasunez arbuiatzen du gobernuaren ordezkariaren jarduna herritarren oinarrizko eskubide eta askatasunak murrizten dituelako eta bi

eskumenak desagertzea zer egin dute lehendakariak eta jaurlaritzak

hori betetzeko espainiako gobernuaren ordezkariak bere horretan dirau bistan da legebiltzarraren legez besteko proposamen hartatik urtebete igarota espainiako gobernuaren ordezkariak bere horretan

hain zuzen ere lehendakari jauna zure eskumenak higatu eta zure betebeharrak gutxiesten dituena zure lehiakidea eta euskal herrialdehorretan sarri askotan

agintzen duena ez litzateke horrela izan behar ez baitagozkio inolako eskumenik lehendakariaren gainetik agintzeko baina ez du inork ezer egiten urquijoren agintekeria hori amaitzeko

araban gipuzkoan eta bizkaian ondo baino hobeto daki bere karguaren eskumenak noraino iristen diren eta edozein gauza ezin egin dezakeela

legeak arautu zituen espainiako gobernuarenordezkarien funtzio eremuak eta eginkizunak araban bizkaian eta gipuzkoan baita

horren arabera espainiako gobernuaren ordezkariaren ardura oro har

atalak koordinatzea besterik ez alabaina xedatutakoaren gainetik carlos urquijo jaunak aurkitu du

zuzenean egiterik ez dituenez auzitegien bitartez egiten ditu horrela modu maltzurrean eta desegokian erabiltzen ditu estatuaren bitartekariak eta baliabideak estatuko abokatua

helegiteak eta salaketak jartzeko espainiako gobernuaren ordezkaria bostehun espediente inguru sustatu ditu arabako bizkaiko eta gipuzkoako administrazioekiko auzien epaitegietan horrez gainera

ehunka izango dira seguru asko urquijoren

maila noraino iristen den ez badakigu ere badakigu jakin

banderak pankartak euskal presoak dirulaguntzak euskal jaiak eta euskara berdin jotzen du udalen aurka zein

gipuzkoakoaren kontra edo herri elkarte zein erakundeen aurka udalbiltza dela edo besteren bat dela zergatik admititzen zaizkio eraso

esango dugu berriro ere legetatik eta arauetatik harago arazoa da espainiako gobernuaren ordezkariak jaurlaritzaren

agintzen duela bai lehendakariari eta jaurlaritzari dagozkien eskuduntzak arautzen eta eraldatzen saiatzen delako etengabe

bakarrik horrela uler daiteke carlos urquijoren espainiako gobernuaren ordezkariaren ekimenak udalerrien eta herri erakundeen aurka lehen aipatu dugu

gaztelania inposatu nahi du kosta ala kosta eta bide batez euskara baztertu bitxia da urquijoren legediaren erabilera maltzurra nola komeni zaionean

arabako bizkaiko eta gipuzkoako herri administrazioen euskararen erabilera sustatzeko politikak bere hastapeneko erreferentzia euskararen erabilera

kasurako herri aginteei dagozkielarik lege horrek xedatzen du herritar

herri administrazioarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko horrela herri aginteen betebeharra xedatzen du eskubide hori muga

ziurtatua izan dadin urquijoren agintaldian ordean hainbat udalerritan aduna alegia antzuola arama altzaga itsasondo bergara beizama belauntza elgeta

espainiako gobernuaren ordezkaria ari da helegiteak eta hainbat traba jartzen euskararen erabileraren normalizazioa gauzatu ahal izateko ahalik eta

arriskuan jartzeraino gauza bera esan daiteke espainiako erregearen funtzionario horrek gipuzkoako foru aldundiaren aurka hasitako ekinbideaz euskal herria bilduk berriro ere

eskatzen du gasteizko legebiltzarrak aspaldian eskatu moduan lehendakari jauna defendatu zure eskumenak eta betebeharrak ez utzi madrilgo gobernuari jaurlaritzaren eta lehendakariaren eskuduntzak erasotzen eta murrizten eta ez utzi gobernuaren

bertako legedia eta araubideak modu maltzurrean erabiltzen bertako erakundeen kontra herritarren aurka legebiltzar honen

legebiltzar honen agindua daukazu lehendakari jauna espainiako gobernuaren ordezkariak ez dauka eskumenik hizkuntza politikan ez dauka eskumenik esateko euskal herriko udaletan zer egin behar den eta zer ez den egin behar euskararen erabilerari dagokionez jaurlaritzaren esku dago

hamalau urte igaro dira espainiako erregeak sinatu zuela eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzen europako gutuna gutun horrek

administrazioko agintariak eta zerbitzu publikoak xedatzen zuen

dokumentuak eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntza batean erredaktatzea baimentzea administrazioko agintariei

espainiako erresumako administrazio publikoaren gaineko legediak beste aldetik tokian tokiko berariazko hizkuntzen erabilera arautu eta babesten du tokiko administrazioen norabide juridikoari buruzko errege dekretuak

hizkuntzen erabilera herri administrazio jardueretan era berean

erkidearen legeak ahalbidetzen du tokian tokiko berariazko hizkuntzen erabilera espainiako gobernuaren ordezkariak hori guztia

euskararen erabileraren normalizazioaren legea modu maltzurrean erabiltzea gaztelaniaren erabilera inposatzeko udalerri euskaldunetan

utziko diozu lehendakari jauna utziko diozu legebiltzarrak gaitzetsitako ordezkari horrek epaitegiak erabiltzea

zer asmo dauka jaurlaritzak oro har eta lehendakariak zehazki

herrialdeko eta tokiko administrazioetan izapideak aktak eta gainerakoak euskaraz normaltasunez egin ahal izateko eskerrik asko
eskerrik asko isasi jauna erantzuteko gobernuaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

gai garrantzitsua eta interesgarria da interpelazio honen bitartez planteatzen duzuna mahai gainean jartzen duzuna

hemen esandakoak ez dutela azentua gauza berdinean jartzen espainiako ordezkariak hain zuzen ere udalen partetik euskara

izan dira interpelazio idatziaren helburu zehatz eta jakinak eta zure gaurko ahozko interpelazioan nahi izan duzu hasierako

inguruko epaiketa bat martxan jarri ahal izan duzu espainiako ordezkaritzaren erakundearen esanahia zentzua

asko eztabaidatu izan da legebiltzar honetan eta beste batzuetan baita ere oraindik oraintsu badakit diputatuen kongresuan bertan ere planteatu izan dela eta euskal talde parlamentarioak han bultzatu duela ekimen bat gero aurrera atera ez dena

espainiako ordezkariaren jarduna gaitzetsiz beraz debate hori zabalik dago hemen eta inguru guztietan baina gaur gaurkoz

konstituzioan bertan aurrikusita dago bermatuta dago bere jardun esparrua dauka eta auzitegietara ekintza administratiboak eramateko eskumena eduki badauka beraz gauzak alde horretatik aldatzen ez diren bitartean eta ahaleginak egingo dira baina konstituzioa da oztopo besteak beste

kritika maila jaitsi eta gauza konkretuetara egokitzea zuk hasieran planteatutako interpelazioaren inguruko

debate zehatzagoa planteatzea nire iritzia da nire ustea horretan

eragingarriagoak izan gaitezkeelako zuk zure interpelazioan planteatzen duzu zer egiteko asmoa duen jaurlaritzak euskararen

toki administrazioan izapideak aktak eta enparauak euskaraz bakarrik egin ahal izateko hainbat udaletan horrela egin nahi duten udaletan hain zuzen ere

zehaztu baino lehenago lehenago eta behin nik uste dut egokia dela argitzea zer egin dezakeen legea eskuan dagoelarik eta gero zer egin duen baita ere orain arte ez baita gai berria hau eta zuk zeuk behin baino gehiagotan planteatuko gaia baita izan ere hemen funtsean

arazo juridikoa eta judiziala baita alegia

udal auziperatu dituela hainbat udalek hartutako erabakien kontrako errekurtsoak helegitea planteatu izan dituela auzitegien aurrean eta hain zuzen ere udal horiek

euren aktak dokumentuak euskaraz bakarrik egiten dituztelako eta gobernuko ordezkariak

gobernuko ordezkariak ez hartutzat hartzen duelako beno hori guztia oinarrian izanik helegiteak planteatu

jaurlaritzak arlo honetan zeresana daukaten bi sail dauka eta bere eskumen esparruan arazo honekin zerikusia duten

administrazio publikoa eta justizia saila bestea da hezkuntza hizkuntza politika eta kultura saila

batez ere hizkuntz politikarako sailordetzak dauka honekin erantzukizun zuzena beno udal hauek egoera honetan dauden udalek

espainiako ordezkaria den erasoa eta ekina

hizkuntz politikarako sailordetzarekin jarri dira kontaktuan

euren kezkaren berri eman die ez ordea zuzentzen dudan sailarekin guregana ez dira inoiz

etorri egin zezaketen guregana ere etorri zitezkeen zergatik badagoelako oinarrizko legedia bat mila bederatziehun eta laurogeita bostgarrena urteko apirilaren biko legea hain zuzen ere toki oinarriak

legeak esaten duena udalek udal guztiek estatu mailan euren akordioen eta akten berri eman behar diela estatuko administraziori eta

administrazio autonomikoari autonomi erkidegoko administrazioari hemen ordea udalek zuk aipatu dituzun udal guztiek estatuko administrazioaren ordezkariari euren akten berri

eta autonomi erkidegora ez dute akta horiek bidaltzen

legea berdina baita kasu baterako zein besterako

estatuko administrazioari bildur gehiago diotelako

estatuko administraziora zintzo zintzo bidaltzen dituzte akta guztiak eta autonomi erkidegoko administrazioari ez diote ezer bidaltzen inoiz hori horrela da beno guk beraz nire sailak nik zuzentzen dudan sailak honen berri

zorionez gobernuan badago barne koordinazio bat eta hezkuntza sailarekin koordinazioan jarri gara batak bestearen berri jakin izan dugu hori dela eta egin genezakeena egin izan dugu

honek behar duen lehenbiziko gauza babes juridikoa eta aholkularitza juridiko sendoa ematea delako eta gure irizpide juridikoa

eta hori txosten juridiko hori zabaldu dugu hedatu dugu udal guztiek ezagutzen dute uemarekin tratatu dugu bi bileratan aztertu izan da uztailaren

eta legebiltzar honek ere badauka beraz honek babes eta aholkularitza juridikoa behar du lehenik eta behin batez ere momentu honetan gauza planteatuta

judiziala delako eta ikuspuntu horretatik gobernuak egin beharreko guztia egin du bere babes juridikoa eman duelako eta bere iritzi juridikoa eman duelako

eta auzi horietan helegiteaplanteatu duena eta helegitea jaso duen administrazioa daude jokoan kasu honetan espainiako ordezkaria etah kasu bakoitzean udala helegitea jaso duen udala bera eusko jaurlaritzak hor

auzi horietan auzitegietara joan eta bere burua aurkezteko bere babes juridikoa bere aholkularitza juridikoa eman die udal guztiei planteamentua egin dezaten ahalik eta modurik indartsuenean eta eraginkorrenean baina auzia behin planteatu ezkero udal bakoitzaren eta

hori euren kontua da auzitegiaren aurrean eusko jaurlaritzak hor ezer gutxi gehiago egin dezake babes juridikoa eta aholkularitza juridikoa egin izan

beraz hori da egin daitekeena eta hori da orain arte egin izan dena baina egin izan denak akats bat izan dezake zuk euskal legea aipatu izan dozu eta gure txostenetan

argi eta garbi izaten da akats bat edo izan dezakeela lege horrek

diferenteetan ulergarria izan daitekeelako guk uste dugu hor

aurrikusten den elebitasun simetrikoa aplikagarria dela erakundeen eta herritarren arteko harremanetan baina ez dela aplikagarria erakundeen arteko harremanetan

denak elebitasunaren izenean euskera eta gaztelaniak biak ezagutzera behartuta daudelako

epaitegi batzuek ez dute horrela ulertzen horregatik guk planteatu izan duguna da legea aldatzea eta legea hain zuzen ere horretarako proiektua ganbara honetan dago hiru lau hilabete badaramatza hemen

ze bi artikulu ditu honetara zuzendua seigarren eta zazpigarren artikulua eta euskararen legeak oraindik planteatu ditzakeen zalantzak

zalantza horiek guztiak argituko lirateke lege hori aprobatuko balitz orain ganbara honetan dagoen edukiarekin hor argi eta garbi izaten delako eragin horiek euskaraz egindako

ekintza horiek guztiak balio oso eta eraginkortasun juridiko osoa izan dezakeela batez ere erakundeen arteko harremanetan beraz horixe da oraindik egin

presidente andrea aldatu nire interpelazioa aldatu zerorrek aldatu duzu

eskerrak ematea ez erantzuteagatik baina erkoreka jauna zerorrek aldatu nik ez dut inon eta inoiz

bakarrik hori da guri leporatu nahi diguzuen gauza bat eta guk esaten dugu euskeraz normaltasunez esan duzu hemen

euskeraz bakarrik egiteko ez dago idatzita begiratu nire galdera nik

eta lehendakariari egindako interpelazioa eta legedia aipatu izan dut erakusteko higatu egiten dutela eta gizon honek egiten duena espainiako gobernuaren ordezkaria lehendakariaren aurkakoa dela horrexegatik egin dut

interpelazioaren zioa gauza zehatzak erkoreka jauna nik neronek egin nizun

banekielako zuri zegokizula eta erantzuna izan zen

jakitun zeundela jakitun izanik iruditzen zait lotsagabekeria jakitun izanik zer gertatzen ari den eta

eragilea gobernua eragiteko alegia ebitatzeko gobernuaren ordezkariaren jarduna

autonomia estatutuak xedatzen duenaren aurkakoa nik uste bistan dela egiten dituen helegiteak modu maltzurrean erabiltzen duela

eskumenak ez dituela eta zeharbidez egiten du epaitegien bitartez jaurlaritzak eta lehendakariak ez dauka hori onartu beharrik

sailburuak esan duena eta irtenbide bat ematen diola

zabalduko dut hemendik aurrera jakina nolatan ez diot bidaltzen

erkidegoko organoei eta berriz

mehatxatu egiten dituelako erkoreka jauna mehatxatu boterekeria agintekeria erabiltzen duelako eta beharbada nik aitortu egiten dut zenbait kasutan ezjakintasun maila

argi esan dezagun erkoreka jaunari bidali diezaioten euskaraz ez euskaraz bakarrik bizi nahi duten erakunde horietatik egiten

erantzuterakoan normalizazioaren legearen akatsa elebitasun simetrikoa legeetaz

erkoreka jaunak bistan da zuk nik baino dezente gehiago dakizula

ez da existitzen izan daitekeen nahia baina existitzen hizkuntzen artean beti etengabeko mugimenduan

aldagarriak dira berez tranpa izaten da eta legediaren aldetik hori

nahi du baina egonkortzeko euskararen egoera tamalgarri hori eta finkatzeko eta euskararen aurkako egoera hori iraunarazteko izaten da gu saiatuko gara nola ez udal legearen

hobetzen eta aldatzen eta seguru asko hemen agertutako arrazoiengatik euskararen inguruko legedia errebisatu beharko genuke kontua da euskararen normalizazioaren bidetik

egiten duen hori ez dela onargarria ez dagokiola erantzukizuna eta lege hori birritan irakurri izan dut alegia ordezkariei dagozkien funtzioak zeintzuk diren eta erabilera maltzurra

bizkaiko eta gipuzkoako epaitegien erabilera maltzurra eta eskumenak badauzka lehendakari jaunak eta jaurlaritzak hori ekiditeko deia beraz da ahaleginak egiteko euskararen kontrako eraso horiekin behin betiko amaitzeko eskumenak badauzka jaurlaritzak

eta lehendakariaren figura babestu eskerrik asko isasi jauna erkoreka jauna zurea da hitza

isasi jauna bai nik esan dizut zure interpelazioa aldatu egin duzula argi eta garbi testu idatzian espainiako ordezkariaren

funtsaz egoera juridikoaz eta legitimitateaz hitz bat bera ere esaten ez duzulako hemen esan dituzun guztiak testu idatzian ez daude hemen daukat eskuartean eta dena zentratzen duzu eta ondo ikusten dut gainera arazoa azken batean horixe delako

berak ordezkariak euskararen erabileraren inguruan planteatzen duen problemaren inguruan horixe da testu idatzian agertzen dena eta hemen dago irakurri nahi duenak irakurri dezala

nik esan dut euskara bakarrik erabiltzearena baina euskara normaltasunez erabiltzea zuk erabiltzen duzun hitza erabiltzeagatik euskara

euskaraz bakarrik jardun ahal izatea ere hori posiblea egitea ere bada beraz normaltasunik ez dago zuk erabiltzen dituzun espresioak

gauza bera dira azken batean euskaraz bakarrik akta bat egiteko posibilitate juridikorik ez badago ez dagoelako modurik esateko hori normaltasunez

dagoenik esaten didazu udalen kasuan izan daitekeela ezjakintasuna

hau euskaraz bakarrik dakienak ere berehala ulertzen du eta alkateak euskaraz bakarrik badaki idazkariak seguru argi eta garbi esango diola honek zer esan nahi duen

elebitasun simetrikoa hitz egin dudanean esan dut zein testu ingurutan

espresio heterodoxoa dela baina euskararen legearen zortzigarren artikuluaren bigarren atalean nik aipatu dudan hori irakurtzen baduzu

euskal herriko autonomia elkarteko herri agintariek esku hartu dezateneko egintzak guztiak bi hizkuntzetan egon beharko dute

testuetan bi zutabe daudela bat gaztelaniaz eta bat euskaraz

eredu honen arabera egiten da honek ez du esan nahi elebitasun simetrikoa hitza edo espresioa erabiltzen dudanean euskara eta gaztelania gizartean modu parekatuan daudenik edo baten eta bestearen errealitate sozio linguistikoa berdinak direnik esan nahi du bakarrik legeak egiten duen apustua

elebitasun simetrikoarena dela testu idatziak bi zutabetan gauzatu behar direla eta bat euskaraz eta bestea erdaraz horixe da

planteatzen duena modu orokorrean eta horixe da momentu honetan gaizki irakurria hainbat epai eman dezakeena

horregatik planteatu nahi izan dut juridikoki honek daukan arazoa

estatuko ordezkariak hemen bere ahalmenen eta bere jarduteko posibilitateen

eta legearen irakurketa oso estua egiten duela desegokia eta horren ondorioa dela euskararen erabilera normalizatua zure proposamena erabiltzearren euskararen erabilera normalizatuarentzat oztopoa dela ni horrekin konforme nago baina berak nahiz eta ganbara honek bere irudia kuestionatu eta

espainiako ordezkariaren irudia eta baita pertsonaren egokitasuna horretarako horretan ez naiz orain sartuko bere ahalmenak dauzka

gauzak erabat okertu daitezke oraindik txarrerako horregatik egokiena da legea aldatzea eta legea hementxe dago legea

erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kutxabankeko ustezko

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

hasteko esan hamalaugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señor damborenea

eskerrik asko damborenea jauna lehendakari jauna zurea da hitza

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

etbko tertulietan parte hartzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

de la señora iturbe eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

o más estable ildo horretatik argi utzi nahi nuke mikel zubimendi ez dela eitbko ohiko solaskidea

azaroaren hogeian izan zen santi brouard eta josu muguruzaren

orduan eta gararen proposamenez kontaktatu zen mikel zubimendirekin parte hartzeari baietz esan zion eta programan normaltasuna izan zen nagusi

gertatu hau ere gehitu behar dut gainontzeko solaskideek sentsibilitate ideologiko

aldez aurretik bazekiten mikel zubimendik parte hartuko zuela programan eta inork ez zuen inolako eragozpenik jarri

bukatzeko eusko jaurlaritza honen bake eta elkarbizitza planaren filosofiaren eta edukiaren aldeko eitbren konpromisoa nabarmendu

antzeko egoerak berriro gerta ez daitezen pluraltasunari zor zaion errespetua urratu gabe

zehazten eta lantzen ari dira eitbn eskerrik asko

esan dizudanez mikel zubimendi ez da debatea programaren solaskidea gararen proposamenez eta ezker abertzalearen sentsibilitate ideologikoaren ordezkari giza

en los diversos debates baina gaur aztertzen ari garen kasu zehatzak erakusten digu agian hori ez dela nahikoa horregatik hain zuzen ere

antzeko egoerak ekiditeko asmoz eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina terrorismoagatik kondenaturiko pertsona batek terrorismoagatik kondenaturiko beste bat euskal telebista publikoan

unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari jauna sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi sozialistok ez dugu nahi euskal irrati telebista publikoa erabilia izan dadila

justifikatzeko ez dugu nahi guztion mikrofonoak erabiliak izan daitezela hiltzeagatik edo hiltzeko agindua emateagatik ezagunak

goraipatzeko ez dugu hauxe onartzen inolako

denok pribatuak izanda ere funtzio sozial bat betetzen dutelako baina oraindik ere

egiten dugu hedabide publiko baten kasua eta berriro ere

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

presidente andrea unzalu jauna zurea galderan

garrantzitsu bat aipatu duzu ondorengoa hain zuzen ere batik bat

baten ondotik euskal gizartea garai berri batean bizi da

bizikidetza suspertu eta sendotzeko biktimen oroimena eta duintasuna gordetzeko egindako kaltea aitortzeko oraingo nahiz etorkizuneko harremanak giza eskubideen eta demokraziaren errespetu osoan funtsatzeko auzi horren inguruan hausnarketa sakona egin zen legealdi hasieran eitbren plan estrategikoa lantzen ari zenean

adostasunaren bila egindako esfortzua ere oso garrantzitsua izan zela eta egindako lanari eta esfortzuari esker daukagu gaur

duen pertsona bakoitza da bere iritzien eta adierazpenen jaun eta jabe eitbk ezin du guztien iritziez eta adierazpenez arduratu nahiz eta beti saiatzen den eta saiatuko den

egoerak horrela eskatzen badu ondo dakizuenez eitbren erantzukizuna da antolatzen dituen programa eta eztabaidatan

batzuetan ez da erraza izaten pertsona egokiak aurkitzea gai zehatz batez hitz egiteko edozein kasutan ere eitbk beti egiten du esfortzua aniztasun hori bermatzeko eta aldi berean esfortzu berezia egiten du eta egiten jarraituko du giza eskubideen defentsan oinarritzen den bere ildo editoriala

eta bere oinarrizko eskubide eta askatasunak egikaritzeko eskubide osoan baldin badago eztabaida saioetatik kanpo uzteko arrazoia baina gaur lehen esan dudan bezala aztertzen ari garen kasu zehatzak erakusten digu agian

edozein kasutan argi dago oraindik ere lan handia dagoela egiteko giza eskubideen defentsa terrorismoaren biktimen errekonozimendua eta bake eta bizikidetza arloetan

eitbren ildo editorialaren eta bake eta elkarbizitza planaren filosofiaren eta edukiaren kontra doazen adierazpen edo jokabideen aurrean

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

zubimendi terrorismoagatik kondenaturikoak etb bateko debatea programan parte hartzeari buruz llanos andrea

presidente andrea llanos andrea uste dut gaurko honetan

eta berdin du lehendakaria edo ni erantzutea azken finean gauza bera delako argi utzi dugu zein den jaurlaritzaren

sortutako polemikaren aurrean ez dut uste merezi duenik berriz ere

gogoraraztea baina bai hiruzpalau alderdi garrantzitsuenak gogoraraztea gai honekin bukatzeko

eitb gai honi buruz hausnarketa sakona egiten ari da eta antzeko egoerak berriro gerta ez daitezen pluraltasunari zor zaion errespetua urratu gabe

aitortza eta sentsibilitatea garatuko dituzten irizpide batzuk zehazten eta lantzen ari da eskerrik asko uriarte andrea llanos andrea zurea da hitza

oposición frontal a la línea editorial de e i te be bestalde bukatzeko eta gaur legebiltzar honetan hainbat aldiz adierazi dudana azpimarratuz

eta nire ustez gaur bilatzen ari zaretena ez da benetan
konpromiso bat baizik eta beste gauza bat eskerrik asko

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina angel toña enplegu eta gizarte politiketako sailburu izendatzeari buruz